egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

amaia arregi romarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina telelaguntza zerbitzuari buruz arregi andrea zurea da hitza

lehendakari sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on guztioi

lehen arretako zerbitzu sozialen testuinguruan kokatzen dena

pertsona erabiltzaileei etengabeko zerbitzua ematea ahalbidetzen du

eta urteko hirurehun eta hirurogeita bost egunetan larrialdi edo behar sozialeko egoeretan bereziki prestatutako pertsonek egiten duten arreta bai bere kabuz eta bai beste baliabide komunitario batzuk mugiaraziz beharrezkoak

arriskurik gertatuz gero eskumuturrean edo medailoi batean instalatutako gailu xume batek

ditu uneoro berehalako arretaz zentro batekin arreta sozio sanitarioan espezializatutako profesionalek artatzeko

erabilera oso erraza duten tramankuluen bidez gure nagusiak euren etxeetan egon ahal dira ahalik eta denbora gehien eurak horrela nahi dutela behin

gustatuko litzaiguke azaltzea zelan gauzatuko den hedatze hori

martxan jarriko diren besterik gabe aurretiaz eskertu emango dituzun azalpenak eta zoriondu

hobetu egingo duzuelako eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria artolazabal andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on

lehendakariari egina euzko abertzaleak talde parlamentarioko bozeramaileak euskal estatuaren

presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi lehendakari jauna egun on gerta dakiket berriz ere

autogobernu batzordean aztertu behar dugula baina era berean iruditzen zait gobernua ez dagoela autogobernu batzorde horretan eta bertan iritzia emateko bideak izan arren

egokienetako bat gobernuaren iritzia gobernuaren asmoak eta planak jakiteko ere gainera iruditzen zait estatus berri baterantzako bidean urrats garrantzitsua eman genezakeela

horregatik ez dizut galdetuko zure gobernuaren asmoez zure gobernuaren planez jakin nahi nuke zure iritzia zure alderdiko legebiltzar honetako bozeramaileak

sea en igualdad gu ados gaude horrekin eta bide hori egiteko prest gaude baina jakin nahiko genuke iritzia

bizkaiko herritarren lehendakari zaren heinean gobernu honen iritzia eskerrik asko eskerrik asko iriarte

legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

gertatuko zaizu bai baina era berean esango dizut

eta ez da behar baten edo besteen adierazpenak arakatzea ez da behar urrutira joatea

duzu euzko alderdi jeltzalearen proposamena eta beraz nirea ere bai bi mila hamaseiko urtarrilaren hamabian

autogobernua eguneratzeko hamaika oinarri hauek adostu eta proposatu egin ditugularik printzipio demokratikoa oinarri hartuta estatuak bereganatu beharko du beharrezkoa den negoziazioa irekitzea eta gure erkidegoko proposamen gaitasuna aitortzea euskal gizartea askotariko nortasunek eratzen dute eta guztiek elkarrekin bizi behar dute

euskal herria subjektu juridiko eta politikoa da eskubide eta gaitasuna duena bere etorkizunari buruz erabakitzeko itaundua izateko eta modu demokratikoan adierazitako borondatea errespetatua izan dadin

europako gertaleku berriei egokitzeko eratu behar da aldebiko harremanen sistema bat nafarroarekin eta iparralderekin harremanak ezartzeko eskubideak aitortu euskadiren ordezkaritza gaitasuna aitortu nazioartean

egokia eman eta hizkuntza politika eragingarria bultzatu kontzertu ekonomikoaren sistema eguneratu eusko legebiltzarrak berretsi beharko du proiektua eta euskal hiritarren gaikuntza galdeketa mendean jarriko da gorte nagusietan haren izapidetzeari ekin aurretik

iriarte andrea hau da euzko alderdi jeltzaleak aurkeztutakoa ni euzko alderdi jeltzalearen kidea naiz astea joan astea etorri galdera berdina egiten baduzu erantzun bera emango dizut autogobernua lantaldea dugu

onartu egin dena eutsi diezaiogun eztabaidari lantalde horretan

eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza gu arduratzen gaituena da

harreman hori soberania berdinekoa izango den eta horregatik galdetzen dizut eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua hori horrela izatea ardura apur bat badaukagu euzko alderdi jeltzaleak gobernua osatzeko alderdi sozialistarekin egin zuelako akordioa eta orain aurrekontuak aurrera ateratzeko partido popularrarekin egin duelako lomceren partido popularrarekin

torturak ukatzen dituenarekin ez dakit entzun duzuen sandra barrenetxearen

eta herri honen izaera bera ukatzen duenarekin eta une garrantzitsu batean ikusten dugu gure herria eta estatus berri horretan bilateralitatea berdinen artean ez izateko arriskuak arduratuta

une honetan euzko alderdi jeltzalea unionismoaren aterkipean agertzeak arriskutan jarri dezakeela bide hori espero dugu ez dela horrela izango
eta oraingoan bai aurkituko garela lanean bide horretan eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea bai

eta akordioak lortu egiten ditugunean eh bildurekin edo sorturekin lortu egiten ditugunean

akordioak eta akordioak lortu egiten ditugunean euzko alderdi jeltzalearen helburua izaten da herri honen onerako izatea akordioak bai batzuekin eta besteekin baita eh bildurekin akordioak direnean ere bai iriarte andrea

eduki ez dugun aukera dugu alderdi politiko desberdinen arteko akordio zabal eta anitz bat osatzeko legebiltzar honetatik euskal gizarteari proposamen bat aurkezteko

nire nahia eta helburua da erakunde honetatik akordio eredugarri bat lortzea eta gizarteari proposatzea hori da guztion ardura eta erantzukizuna

jasotzea eta elkarlana gauzatzea hori baita oinarri sendo bat aberria egunez egun eraikitzen jarraitzeko y mientras tanto

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua
galdera tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak dsbea lgsari ez lotzeari buruz

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

lehenik eta behin eskerrik asko erantzunagatik suponíamos que usted

con menos que el salario mínimo interprofesional eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea lehendakari jauna zurea da hitza

lan eta justiziako sailburuari egina datozen urteetan lanaldi partzialeko kontratuak berrikusteko jarduketei buruz sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea jaurlaritzaren ordezkaria den san josé andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

españa markak sektore turistikoarentzat eskaintzen dituen abantailak aprobetxatzeari buruz lópez de ocariz andrea

españa turismo eskerrik asko lópez de ocariz andrea jaurlaritzaren ordezkaria den retortillo jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora lópez de ocariz

muchas gracias eskerrik asko retortillo jauna lópez de ocariz anderea zurea da hitza

de esta comunidad autónoma nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa juana

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren hezkuntza politikari buruz de bengoechea andrea zurea da hitza

legebiltzar presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

gobernu programa honen ildo estrategikoak lehen aipatu dudan agerraldian aurreratu genituen

hezkuntza dela gizarte oso baten eta herritarren banakako aurrerapenaren faktore nagusia funtsezko elementua da

hezkuntzaren ikuspuntu integral batetik guk ere uste dugu euskal hezkuntza sistemaren kalitatean aurrera egiteko premia dagoela eta hori lortzeko sustatu behar direla zuzentasuna

balioen hezkuntza aniztasunarekiko errespetua eta pentsamendu zein sinesmen askatasuna baita giza eskubideak eta aniztasunaren defentsa ere

eta gizartearen zein pertsonen aurrerabiderako faktore nagusia ere bada gobernu honek hezkuntzaren alde egiten duen apustua garbia da eta honako konpromiso hauek hartzen ditugu hezkuntza ituna bultzatzea hezkuntzaren euskal lege berri bat sortzeko eskola inklusiboaren eta berritzailearen alde egitea bikaintasunerantz aurrera egiteko oreka gizarte kohesio kultura artekotasun eta bizikidetza handiagoa lortzea gure ikastetxeetan

hori berresten duten adierazle zerrenda luze bat dugu ondo lan egin dela eta lan ona egiten jarraitu nahi dugula adierazten duena eusko jaurlaritzan geure egiten dugu horren erantzukizuna baina bene benetan uste dut gizarte osoaren funtzioa dela horretan inplikatzea administrazioaren lana da irakaslegoarena familiarena

eragile sozial eta politikoena bakoitza bere esparrutik herri erronka dugu guztiona guztion onerako hablamos de un reto colectivo un reto de país

bestetik irakurmen prozesua hobetzea beste konpetentzia guztiak garatzeko ezinbesteko pausoa baita

irakaslegoaren formakuntzan zentratzen gara dena buruz ikastetik

eta aldaketa sakon horrek hezkuntza metodologiak aldatzera behartu gaitu gure ikastetxeek

behar dute funtsezko aldaketa horretara garrantzi handiko gaia da hori eta lehenbailehen heldu behar zaio

irakasleen familien eta beste erakunde edo elkarte batzuetako hezkuntza eragileen aldetik ahalegin handia egitea eskatzen baitu horretarako funtsezkoa da

irakasleei hasierako prestakuntza egokia eta garapen profesional etengabea eskainiz eta ikastetxeetako gobernantza eta zuzendaritza hobetuz

maisu maistra konprometituak irakasle arduratsuak beraien zereginaren garrantziaren jakitun direnak horien prestakuntzak zuzenean du eragina ikasleen heziketan ikasteko metodo berriak tresna digitalak eta hezkuntza eskakizunak aintzat hartuko ditugu porque la educación es mucho más que decretos que leyes

eta nire familiakoa eta nire familia esan dizudanez orain daukat biloba bat

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako zazpigarren puntua galdera

jarduten duten langileen egoerari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea si señor hernández

para cualquier trabajador u operador eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna hernández jauna zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
jaurlaritzaren aurrekontu zuzendariaren jokaerari buruz estarrona jauna zurea da hitza eskerrik asko

egun on guztioi jaurlaritzaren ageriko nahia eta helburua da politikaren zentzu

eta bereziki eusko jaurlaritzaren eguneroko jardunean izan behar duten konfiantza berreskuratzeko

gobernuaren bozeramaileak herritarron konfiantza eta sinesgarritasuna berreskuratzeaz aritu zen egun haietan kodea aurkeztu zen egun harietan recuperar la credibilidad

instituzioekiko duten pertzepzioaz ari garelako eta horregatik gure kezka eta ondorioz uste dugulako epaitegietan diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita dagoen pertsona bat ez dela egokiena aurrekontuen zuzendaritzaren ardura bere gain hartzeko
eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jauna zurea da hitza

auziak kode penala denak aipatzen dituzu baina

erantzunik ez duzu nahi harrigarria suertatzen zait ez dakidalako zehatz mehatz zer nahi duzun hain zuzen ere hemendik egin duzun diskurtso osoarekin gauza bat esango dizut lehenik eta behin garrantzitsua delako

zuk epai bat aipatu duzu eusko jaurlaritzak epai horrekin ez dauka zerikusirik

arabako beste erakunde bati dagokiolako beraz hor jaurlaritzak ez dauka

zerikusirik zuk kargu bat aipatzen duzu eta

bai auzi horretan ikertua izan zen eta ikertua izatearen ondorioz bere kontsulta egin zuen zuk aipatu duzun kode etikoaren arabera

batzorde etikoak bere irizpidea eman zuen gai horren inguruan

batere arazorik gabe jarraitu dezakeela bere jardunean bere karguan ahalik eta bere kasuan eta hau azpimarratu nahi dut

ahozko epaiketa hasi arte noski ahozko epaiketa hasten ez baldin bada ez dago

hau da gaur gaurkoz eta etika batzordeak erabaki duena eta gobernuaren joan etorriaren etikotasuna neurtzen duen sistemak honi buruz
esan duena eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

bai eskerrik asko berriz ere aipatu duzu erkoreka jauna bere garaian kontsulta egin zuela kargu honek eta ez da horrela

argitaratu zutelako orduan orduan enteratu zineten eta orduan hartu zenuten neurri bakarra eta neurri bakarra hori zuk irakurri didazuna hemen nuen nire bigarren txandan irakurtzeko noski irakurria nuen baina hori da

kezkatzen gaituena hori izan dela neurri bakarra hartu duena gobernu honek hau da aurrekontuen zuzendariak ez zuela behar adina bete eusko jaurlaritzan etika eta jokabide kodea

eta orain zuek guztiok baloratu ea horrela jaurlaritzarengan konfiantza eta sinesgarritasuna indartzen den ala ez indartzen den ala ez nadie está poniendo en duda

eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkide jauna eusko jaurlaritzaren etika kodea inguruan dagoen

zorrotzena eta diferentzia askorekin estuena eta bere inguruan eratuta dagoen

begiratu honi buruz idazten ari direna maila akademikoan honetan adituak diren eta etika publikoaren inguruan hausnarketak eta argitalpenak egiten dituztenak

oraintxe bertan argitaratu da artikulu espezializatu bat non esaten den

bide onetik gure formulak egindakoa da hemen martxan jarritako formulak eman duela zure iritziz ikusten dudanetik dena dago gaizki dena dago oker hau ez da batere onargarria maila akademikoan honetan adituak direnak uste dute sistema ona hoberena dela ez duela parerik eredugarria dela gure inguruan baina

eta oso txikia da bestela gauza bat nahastu behar ez dena baita ere nabarmenarazi beharra dago

etika batzordearen iritziak ez du esaten pertsona honen

esaten du bai kontsulta egin zuela berandu baina kontsulta egin zuela beraz bere huts bakarra kasu honetan izan dela atzeratu egin dela bere planteamenduetan atera kontu zer nolako eta zein neurritan zorrotza da sistema horregatik esaten du

behar bezala jokatu baina gainontzeko jardun politikoan eta ekonomikoan ez du batere zalantzan jartzen hori argi dago sistema honek

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

sortutako polemika dela eta gobernuak iragarritako kontrol neurriei buruz urruzuno jauna zurea da hitza egun on guztioi lehendakari jauna

emititutako euskalduna naiz eta zu programak zalaparta

bertan norbanako batzuk botatako iritzi pertsonalak tarteko eta zalaparta sortu du programa emititu eta handik hilabete

horrenbestez hitz egiten duten horiek dirudienez eitb ez dutela ikusten eta zalaparta hori tarteko lehendakariak gobernuak kontrol neurriak ezarri beharra iragarri zuten ondoren eta ez dakigu ondorioz programa hori

zentsura da honek lehenik eta behin adierazten du zalaparta egon ez balitz gobernuak ez zuela esku hartuko hartu duen bezala beraz

bestelako aldagai politikoak tarteko hartu izan dela beste interes batzuen baitan hartua izan dela beraz galdera zuzena da adostu dugu

lehendakariak uste du sortuko den edo sortu beharko litzatekeen eitb berri horretan zentsurak leku izaten jarraitu behar duela eskerrik asko

urruzuno jauna eusko jaurlaritzak ez du inolako zentzura neurririk proposatu

egin duena izan da programa zehatz baten aurrean bere iritzia plazaratu hau bera egin dute beste pertsona askok erakundeak eta alderdi politiko guztiak ere

eitbk berak argitu du programaren testuingurua zabaldu den bideoaren laburpenaren erabilpena kritikatu egin du konfrontazioa eragitea beste asmorik ez zuela nabarmenduz

argitu egin du beraz testuingurua eta eitbk eman beharreko esplikazio guztiak eman ditu eta nik hitzez hitz honako hau onartu egiten dut

eta horretaz jabetuta irainduta sentitu diren lagun eta taldeei barkamena eskatu nahi die eta esaten du kontrol neurriak hartzeko ordua da

eitbk elkarbizitzaren iritzi aniztasunaren eta gizarte kohesioaren alde egiteko konpromisoa du eta hori da eitbren zuzendaritzak dioena

bat nator baita ere piztu den zalaparta ixteko agertu den jarrerarekin eta nire partetik behintzat gai hau itxita dago señor

berriro diot eitbren plataformatik programa hau kendua izan da jaurlaritzak

eta lehendakariak ere egindako adierazpen batzuen ondoren

den eta umorezko programa baten testuinguruan kokatu behar gara umorea ironia satira izan daitezke gustukoak ala ez izan daitezke gustu txarrekoak ere

zentsurari bide emateko arrazoi izan zentsuraren alde nortzuk agertu dira lehendakari jauna agertu dira pp agertu da pse agertu da covite agertu da upn eta zentsuraren kontra nor agertu da

eta hala zioen eitbren erredakzio kontseiluak besteren artean etbko saio horri buruz egin den erabilera alderdikoia eta interesatua salatzen dugu ez gatoz bat eitbko zuzendaritzak saioa plataforma guztietatik kentzeko hartu duen erabakiarekin

eta lehendakaria eta gobernua norekin lerrokatu da

ala eitb langileekin lerratu da lehengoekin

madril ez haserretzearen estrategia baina etbko langileak eta programa egin dutenak babestu beharrean prest gaude

baldin eta horrek nolabaiteko harreman batzuk

egokitzen baldin badizkigu unionismoarekin eta brunete mediatikoarekin eta brunete mediatikoarena nik esaten dudana zure alderdiko senatari batek uste dut esan duela

lerratu da lehendakaria eta gure ustez hori da larriena eta berriro diot estrategia politiko giza

baina zilegia ez dena da hori eitbn zentsura ezartzeko erabiltzea eskerrik asko

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzar buru andrea zentsura kontrol neurria zertan geratzen gara jauna eta zentsuraz esan egin dizut eta argitu egin dizut eta

zeintzuk diren kontratu programan ere diren baliabideak eta ez jaurlaritzak bai legebiltzarrak bai administraritza kontseiluak ere dituen eskumenak nola esan zenezake jaurlaritzaren eraginez izan dela programa hori bertan behera geratu egin denarena

hilabete eta gero izan dela zalaparta hau sortu egin dela eta hilabete bat aurretik izan zela

azkena izan zela nola etor zaitezke hona hau esatera urruzuno jauna jakin badakizu ez zaudela

kasu honetan legebiltzarrak adostu egin du eitbren erreformarako lantaldea eratzea bat nator

hori bai gogoratu nahi dizut egun eusko jaurlaritzaren eta eitbren arteko harremanak

beraz erantzukizun bat daukagu erantzukizun bat daukagu eta hartutako konpromiso publikoen betetze maila bermatzea gure ardura da kontratu programa horretan agertzen diren printzipioen betetze maila

amaitu da denbora gai zerrendako hamargarren puntua galdera mikel otero gabirondo

berrirekitzearen aurrean gerta daitezkeen ekimen juridikoen inguruan otero jauna zurea da hitza

egun on eguerdi on guztioi lehendakari jauna reconozco que

besteak beste honako hau onartu zuen eusko legebiltzarrak erabaki du ganberako

eta txosten bat ere egin dezatela hilabeteko epean aztertuko duena zer aukera juridiko administratibo izan daitezkeen edozein eremu juridiko administratiboetan jarduteko garoña behin betiko ixteko legebiltzarreko zerbitzu juridikoen txostena otsailaren hogeita zortzian iritzi zen eta honen azterketa hainbat puntu interesgarri utzi dizkigu mahai gainean

eta hau jakinda hainbat ekimen proposatu ditugu eta zure gobernuak zeintzuk izango dira zure gobernuak

eskerrik asko otero jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea otero jauna irakurri dut nik ere

txostena eta funtsean bat nator bertan esaten denarekin

emango duen ala ez den hau da prozedura horretan pertsonatuko den eta bere kasuan pertsonatzen baldin bada

jaurlaritzak urrats hori eman beharrik ez dauka interesatua izan badelako prozedura horretan eta beraz

eta aspalditik esanda dauka posizio horretaz baliatuz eskura dituen baliabide eta tresna guztiak erabiliko dituela bai maila juridikoan bai maila politikoan eta baita maila instituzionalean ere garoñako zentral nuklear hori behin betiko itxia izan dadin

momentu honetan tokatzen dena da txostenak berak esaten du lehenik eta behin arretaz jarraitzea hor barruan ematen diren

eta bigarrenez errekurtsoak aurkeztea errekurrigarriak diren egintza

kontra prozeduraren baitan agertu daitezkeen egintza guztien kontra alde batetik lehenik eta behin bide administratibotik eta gero bide administratiboa agortzen baldin bada eta oraindik ere garoña zabalik jarraitzeko arriskuak hortxe badirau orduan

auzietara jokatuz eta bide judiziala hartuz

baldin eta azken erabaki administratiboa garoña martxan jartzearen edo jarraitzearen aldekoa baldin bada

errekurtso judizialak erabiltzearen beharrik ez litzateke izango noski baina arretaz

errekurtsoak aurkezteko planteamendu sendoa izan lehenago bide administratiboan gero bide judizialean beharrezkoa bada eskerrik asko

eta esatea jadanik helegite administratiboa jarrita dagoela eta beraz ez duzu esan hori beraz berriz ere dezepzio batekin joaten gara iruditzen zait gobernu hau sostengatzen duen alderdi nagusiak jeltzaleak

azken ekimen garrantzitsua espainiako jasangarritasun ekonomiaren legea onartzea izan zela

urtean egin zenuten eta lege horrek lehen aldiz zentral nuklearren bizitza berrogei urtetik gora irekitzeko aukera ematen zuen erkoreka jauna zerorrek

garoña akordioaren kanpo geratzen zela esanez baina gaur gaurkoz lege hura da berrirekitzearen astakeria gauzatzeko oinarria jartzen duena

ez duzu esan esan duzu informazio bila ari zaretela baina helegitea jartzeko epearen mugaren bueltan gaude

egingo zergatik ez duzue egingo norbait beldurretan zabiltzate gai honekin ere iruditzen zait gobernu honek garoñarekin zein lehentasun duen egunero erakusten duela

abiadura handiko akordioak egiten dituzue

abiadura handiko aurrekontuak abiadura handiko negozioak zuen jokamoldea

lagundu zaretela dirudi eta agian horregatik tarteka marteka garoña ez kamiseta jartzearekin konformatzen zarete hartu daitezkeen neurri guztiak

zure bigarren interbentzioak otero jauna ekarri dit burura nire aspaldiko

lehenik eta behin helegitea eta errekurtsoa sinonimoak dira

bi aldiz errekurtso mota guztiak aurkeztuko ditugula prozeduren baitan bide administratiboan lehenik eta bide judizialean gero behar baldin bada eta zure galdera da

gauza berdinak dira son lo mismo lo mismo sinonimoak dira beraz nik hemen esaten dudanean errekurtsoak aurkeztuko ditugula horrek irauten duen bitartean bide administratiboan lehenik eta bide judizialean gero ez dut ulertzen bigarrena agian zuk galdetzen duzuna da

delakoaren txostenaren kontrako errekurtsoa aurkezteko asmorik dagoen ala ez baina horrekin planteamendu hori egiten baduzu seguruenik legebiltzar honetako zerbitzu juridikoek egindako

ez duzu irakurri eskatu bai postureoan gabiltzalako eskatu bai pegatina hemen bularrean jarri baina gero gauzak ganoraz egiten ez ditugulako helburuak beste batzuk direlako lehentasunak beste batzuk direlako

horren kontrako errekurtsoak seguruenik ez daukala zentzurik alde batetik behin behineko egintza bat delako

teknikoko txosten bat delako eta horren kontrako errekurtsorik ez planteatzeak bat ere mugarik jartzen ez diolako gero administrazioari etorkizunean prozeduraren baitan

baliabide guztiak juridikoak politikoak eta instituzionalak

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

egoki artatzeko hartu beharreko neurriei buruz kortajarena andrea

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburu andrea egun on iraupen luzeko langabetuena da une honetan gure gizarteak duen erronka handien horietako bat eta zenbakiak hor daude errealitate gordin eta latz baten berri ematen hamar langabetuetatik seik urte bete baino gehiago daramate lan bila

bi urte baino gehiago daramate enplegurik gabe gehienak

tantaka eta nahi baino mantsoago enplegua errekuperatzen denaren zantzuak baditugu ere iraupen luzeko langabetuen egoerak ez du hobera egiten kontrara egoera larriagotu egiten da estatistikek argi azaltzen duten moduan

kronifikaziorako arrisku bizian dauden pertsonak dira gero eta zailagoa gertatzen bait zaie egoera hartatik ateratzea

bi mila hamaseian jasotako datuen txostenean argi azaltzen du hirurogeita hamasei mila ziren

langabezian zeuden pertsonak lanbiden erregistratutako langabetuen ehuneko hirurogeita lau datuak oso kezkagarriak dira txostenean

es mayor zentzu honetan adituak erkidego honek duen bereizgarri bat ere azaltzen du oso iraupen luzekoa da eta berrogeita bost urtetik gorako pertsonetan oso kontzentratua dago iraupen luzeko langabezia gurean berrogeita bost urtetik gorako pertsona hauek lan esperientzia luzea dute baina oso eskasa eta desfasatua dagoen kualifikazio maila bat

esango nuke krisiaren ondorio gordinenetako baten aurrean

oso oso gaizki pasatzen ari diren pertsonak baitaude beraietaz ahaztu garenaren sentsazioa eta bizipena duten pertsonak erabateko

tamaina honetako egoera bidegabeari aurre egiteko politika publikoek

izan ere enplegu politika publikoak errealitate krudel horren konponbiderako tresna nagusi bihurtu beharko luke taxuzko neurriak hartzen badira behintzat

eta eraginkortasun gutxi hori sumatzen da gobernuaren jardunetik

funtzionatzen du gobernuak bere kezka adierazten du ahaleginak egingo dituela iragartzen du lehentasunen artean ere markatzen du kolektibo hauen egoera

betikoa egiten jarraitzen du betiko horrek funtzionatzen ez duela jakinda ere bere horretan jarraitzen du horren adierazle da jaurlaritzak aurkeztu berri duen enpleguaren estrategia bera ere kolektibo honen inguruko kezka agertzen da beste behin ere lehentasunezkoa kolektibo bezala agertzen da

eragiteko asmo irmoez aparte proposamenak antzekoak edo betikoak dira eta hau ez da nahikoa egoerak ez du hobera egiten

orientazio eta formazio beharrei erantzuten orientazio zerbitzuetako asko externalizatu egiten dira

enplegu plan komarkalak dira sei hilabeteko haize pixka bat berriro ere horien amaieran berdinera errealitate gordinera bueltatzeko

orain gutxi de la ricaren txostenaren inguruan egindako elkarrizketa baten harira pertsona hauek esperantzarako arrazoi gutxi dituzte

zuk oso ondo ezagutzen dituzu rgiaren inguruko datuak

beste datu batzuk iragarri ditu bide berdinean eta gaur publikatuta ikusi ditugun pobreziaren inguruko datuak ere hor argi ikusi daitezke arazo hauen

datuek eta besteak beste berrogei urtetik gorakoen artean kronofikatzen ari da krisiaren ondorioz bere enplegua galdu

inoiz berreskuratuko ez duten horien artean eta horrek bukle perfektu bat irudikatzen du langabezitik

berriz aktibatu behar ditugula esate horretara hor daude hemen iragarri zaizkigun

ekin diezaiogun aurretik pausu hori eman aurretik ekin beharko diogu lanari bestela bukle batean sartzen ditugu berrogeita bost urteko buelta horretan

kotizatu ezean gero ere pentsionista pobre bilakatu bahiko dira pertsona hauek enplegu

bestela berrogeita bost urtetik gorako langabetuek kronifikazioa ekidinezina izango da eta gazteei begira jarri da saila

ahalegina egiten ari da lan gazte planak aurkeztu dizkigu

aditu guztiek esaten dute talka plan bat behar dela neurri bereziak behar dituela kolektibo honek eta non daude neurri berezi horiek poltsa handi batean sartu ditu artolazabal andreak eta bere sailak langabetu guzti hauek laneratzeko zailtasunak dituen poltsa handi horretan

ikusita ekin egingo diogu posible da horrelako egoera bati erantzutea uste dut

honetan ez dela kezka berria gaur azaltzen dudana eta esango nuke zure kezka ere eta zure taldearena ere badela ziur nago horretaz eta legebiltzar hau norabide honetan ere posizionatu zen bi mila hamabostean

gure taldeak ekarritako ekimen baten ondorioz eta legebiltzar honek eskatu zuen jaurlaritzari

iraupen luzeko langabetuei behar zuten arreta berezi hori eskaintzeko zer egin da zentzu honetan non geratu da plan hori

zure sailak eta nik hori ez dut dudan jarriko ahaleginak egin egin baitira ere

ez dira nahikoa eta ez dute emaitzik lortu egoera eta

oso argia da eta aditu guztiek esaten digute norabidea aldatu beharrean gaudela eta guk ez dugu norabide aldaketarik ikusten ez enplegu estrategian eta ez

gure taldeak artolazabal andrea legebiltzar honen gehiengoak aurreko legealdian adostutako bidean zein neurri zehatz hartuko du jaurlaritzak erkidego honetako iraupen luzeko langabetuak taxuz eta egoki artatzeko
eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on

artolazabal andrea egia esan zure jarduna entzunda

ditut aurretik gure taldeak zentsu honetan egindako zenbait ekimenak eta toña sailburuak emandako erantzunak eta emandako erantzunak oso antzekoak dira eta noski zuk esandako diagnostikoarekin bat egiten dut nola ez nik ere aipatu dut eta zuk aipatu dituzun gauza guzti horiek ere

ba baita ere bat egiten dut horiekin eta erosiko nituzke

benetako egoera eta denok dakigu zein den lanbidek momentu honetan duen benetako

eta benetan sinestuna hori izan behar duela norabidea

ze eraginkortasun izan duten neurri guzti horiek ze eraginkortasunari begira eta konplexutasuna handikoa dela ulertuta ere ez da izan eraginkortasun handirik uste dut gobernu honek

barneratua baldin badauka enplegua ardatz duela eta kalitatezko enplegua ardatz duela

laneratzeko arazo gehien dituzten pertsona horiekin hausnarketa sakonago bat egin beharko duela eta behar ditugu zentzu honetan

ausardia pixka bat eta erronka berriak horregatik pozez

atzo behatoki bat jartzeko zure asmoak pozez eta

kontu hau ikusi nuenean ikusita hemen lehengo astean sortutako pasioa fiskalitatearen inguruko behatoki hori

gertutik jarraituko dugu obserbatorio horren jarduna zeren eta iruditzen zaigu oso datu interesanteak eta

berrikuntza behar dugu eta erantzun egin behar diogu benetan ez manualeko erantzunekin kolektibo honek eta jendarte honek dituen beharrei lanbidek kolokatu egin behar du dagoeneko hor erreforma bat bideratua dugu

prestakuntza eraginkorrak hor dugun katalogoa egokitu egin behar dugu zentzu honetan ditugun beharrei eta pertsona hauek zehazki dituzten beharrei

ibiltzea birgizarteratze enpresak ere aipatu dituzu eta desde luego nik ere

horien bultzada nahiko nuke baina badakizu krisiaren ondoren zenbat birgizarteratze enpresa itxi diren erkidego honetan

esperientzia oso politak daude zentzu honetan eta koordinazioak bideratzea inportantea izango da zentzu honetan

beste asmo batzuk aztertu beharko ditugu klausula sozialak adibidez eskaintzen dizkigute bide horiek buru irekiak eta bide berriak irekitzeko artolazabal andrea ez dute balio betiko formulek

behar direla arreta espezializatu horiek eta bide horretan jarri behar diogu ausardia gehiago

sailburu honi tamaina honetako erronkari heltzeko bukatu nahiko nuke gauza batekin eta esan nahi nizuke oso adierazgarria dela

istorio honetan ezin dugu pentsatu krisiaren ondorioz eta gure sistemaren ondorioz pertsona batzuk sistematikoki

bazterrean gure taldeak inor bazterrean utziko ez duen proiektu bat aurrera eramatea du asmo horretan askotan aipatu dizugu bidelagun izango gaituzula
baina serioki ausardiaz eta benetako konpromisoz eskerrik asko eskerrik asko kortajarena artolazabal anderea zurea da hitza gracias señora presidenta

más empleo mila esker eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

sailak ekonomia zirkularraren inguruan aurrera eramandako ekimenei buruz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa

eskola jazarpenaren aurkako plan integralari buruz zabala andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

munduko erakundeak adierazi du mundu osoan ikasleen ehuneko hamabostek eskola jazarpena jasaten dutela espainian ehuneko hogeita hiruak

sailburu andreak aurreko astean adierazi zuenez aurten ere kasuak bikoiztu egin dira guztira bostehun salaketa jarri dira eta horietatik

interneten eta sare sozialetan egin dira ez gaude arazo txiki baten aurrean adituek diotenez eskoletan jazarpena

eta ez dugu ahaztu behar zenbait kasutan ondorioak

jaurlaritzak orain arte eskola jazarpenari aurre egiteko hainbat ekimen jarri ditu martxan jarduteko gidak eta protokoloak diseinatu dira

politiketako sailak haurrei eta nerabeei laguntzeko telefono zenbakia jarri du martxan eta

kiva proiektua ezarri da baina gero eta kasu gehiago daude eta horregatik neurri horiek benetan eraginkorrak

aztertu beharko genuke sailburuak esan zuen salaketa gehiago daudela herritarrak eskola jazarpenarekin sentsibilizazio handiagoa dutelako ziur zaude hortaz adituek diotenez eskola jazarpenaren aurrean balio duen estrategia bakarra prebentzioa da eta horri dagokionez

zer neurri jarri nahi dira martxan eskola jazarpenaren aurkako plan integralean eskerrik asko zabala andrea

egun on berriz zabala andrea jakina denez oinarrizko hezkuntzak pertsona guztiei hezkuntza bermatzea ez ezik helburuen artean du pertsonek beren dimentsio guztietan erabat garatzea helburua du baita ere ikasleak prestatzea bizitza helduan sartzeko gai izan daitezen subjektu indibidualtzat bete betean bizitzeko

eta zuzenagoa eraikitzen konprometitutako kide aktibotzat bi helburu horiek adierazten ditut uste baitut estuki lotuta daudela gaur erantzuten ari garen gaiarekin uste dugunez

pertsonen erabateko prestakuntzan eta gizartearen hobekuntzan laguntzeko adierazi berri ditudan bi helburuek garrantzi berezia hartzen dute alderdi hauetan garapen soziala morala

eta bizikidetasun harmonikoaren garapena alde batera utzita haurren eskubideen nazioarteko hitzarmenaren arabera hezkuntza eragile guzti guztien erantzunkidetasuna dela eskolatzetik

hezkuntzaren xedeak lortzeko oinarrizko gaitasunak eskuratu eta menderatzen laguntzea zuzentzen dudan sailak ondo badaki eskolatzearen eragina funtsezkoa dela

ohituretan heztea da adierazle hoberena eta berme handiena oinarrizko hezkuntza bukatzen duten ikasleak prestatuta daudela jakiteko eta oinarri sendoak dituztela jakiteko

konplexuaz ari gara eta adierazitako premisak eskatzen ditu horrek

ikasleak hezten dituztenean horrek eragina du berdinen arteko

eta eragin horrek nahi eta nahi ez pertsona guztientzako garapen positiboan lagundu behar du

gure irakasleek badakite horrek lagundu egiten duela izatearen eta elkarbizitzaren garapenean hori dela eta lanean ari dira euren hezkuntza eta curriculum

eta berariazkoagoak diren beste batzuetatik adibidez bizikidetasun planak edo jazarpenerako protokoloak bizikidetasuna bultzatzeko arreta handiz planifikatzen dituzte haiek sustatzen dituzten esku hartzeak eta horien eraginkortasunaren jarraipena egiten dute

irakasleen bizikidetasun planek haiek benetan bultzatzeko tresna dira

eta horrela berma dadin hartutako erabakiak adostasunaren emaitza direla sistematikoki praktikara eramaten direla eta horien eraginkortasunaren jarraipena egiten dela

ikastetxeek konpromisoa hartu dute mota orotako indarkeriaren aurka eta eskueran dituzten bitarteko guztiak abian jartzen dituzte

faktore positiboak edo prebentziozkoak egon daitezen bultzatzeko eta bizikidetasun egokia asaldatzen duten faktoreak

horren zantzuak daudenean esku hartzen ari dira lehendabizi biktimei kalte egiten dieten baina baita ere erasotzaile eta ikusleei kalte egiten dieten harreman hondatuak

bai hezkuntza ikuskapena bai berritzeguneak ikasleekin lankidetzan ari dira kasu horietan

eskerrik asko uriarte andrea zabala andrea zurea da hitza

euskadin bi urtez jarraian eskola jazarpeneko kasuak

hezkuntza sailak azkenean eskola jazarpenaren aurkako plan integral bat ezarriko duela erabakitzeko ikerketek

aurreikusitakoa baino maizago gertatzen da eta askotan kritikak egiten dira arazoari mentalitate erreaktiboarekin egiten zaiolako

eta gainera askotan berandu iristen dira adituek esaten dute kasu bat argitara ematen denean dagoeneko ondorioak martxan badaude eta kasu askotan bizitza osorako dira elkarrekin podemosen uste dugu orain arte

egiten den guztiak laguntzen duelako

ustezko biktima bat aurkitzen dugunean jardutea guk uste dugu

eskola jazarpenaren aurka politika proaktiboak garatu behar direla prebentzio politikak

balio duen estrategia bakarra prebentzioa da

haur etapetatik hasita etapa horietan hazten direlako berdinen arteko harremanak gauzatzen eta aniztasunarekiko errespetua ikasten helburuak argi egon behar du ikasleak hezi behar ditugu ideia argi batekin hau da diferentziak aberastu egiten gaituela

balioetan eta printzipio etikoetan hezitzea gizarte indibidualista honi aurre egiteko

suntsitzeko denak balio duela saltzen duen gizarte ikuspegiari aurre egiteko

ikasgeletan elkartasuna adiskidetasuna enpatia

ikasgeletatik indarkeria mota oro desagerrarazi behar da eta lehen urteetatik indarkeriari ezetz esan behar diote ikasleek hori

baterako hezkuntzako plan zuzentzaileen eraginkortasuna

eskola jazarpeneko kasuak bikoiztu egin direla eta beraz hemen bada oso ondo funtzionatzen ez duen

azpimarratu behar dugu eskola jazarpenaren protagonistak ez direla soilik biktimak eta jazarleak izan ere behatzaileak

ikasgela irakasleak familia jardun prozesuak eta abar

gainera prebenitzeak esan nahi du neurtzea arazoa aurrez aurre topatzea esan nahi du ikasleei galdetzea

aintzat hartzea eta kasuak gertatu arte zain ez geratzea esan nahi du oso garrantzitsua da gauza bat gogoan izatea beti hau da eskola jazarpena ez badugu geldiarazten neska eta mutil asko etorkizunean helduak direnean ahulagoak izango dira eta jazarpen modu asko jasateko arriskuan egongo dira inolako zalantzarik gabe eskola jazarpenak sortzen dituen ondorioak ez badira tratatzen helduaroan ere eragina izango dute beste alde batetik egiaztatu diren ehun eta hogeita bat kasuetatik ehuneko hogeita hiru digitalean gauzatu dira beraz ziberjazarpena ere aztertu beharra dago kasu hauetan etxea ez da babeslekua ezta asteburuak edo

hau da egunean hogeita lau orduz asteko zazpi egunetan ez dago jazarpenetatik ihes egiteko modurik azkenik kiva programa aipatu nahi dugu emaitza onak dituen programa da antza denez baina zergatik ezarri da ikastoletan bakarrik zer gertatzen da eskola publikoarekin eskola jazarpenaren aurkako baliabideak ere elementu bereizle bihurtuko ditugu jaurlaritzak

espero dugu benetan integrala izatea inplikatutako alderdi guztiak barnean hartzea eta batez ere serio hartzea
hasteko bi mila hamazazpiko aurrekontuetan ez dago ikusita eskerrik asko zabala andrea
denbora amaitu zaizu uriarte andrea zurea da hitza

protokolo horren erabilgarritasuna onartzen bada ere agerian uzten da era berean kasu horiek susmatu edo hautematen direnean

beharrezkoa da prebentzio eta diagnostiko ekintzak bultzatzea eskolako jazarpen kasuetara eraman dezaketen

horretarako beharrezkotzat jotzen dugu eskolako jazarpenen aurkako plan bat egitea plan hori

plan horrek oinarri du esku hartze sistemiko eta integral bat gure ikastetxeetan izan litezkeen jazarpen kasuei aurre hartzeko

gainera bideratuta egongo da ikastetxean bizikidetasun positiboa hobetzera eta ikasleengan gaitasun prosozialak bultzatzera

planteamendu estrategiko bat garatuko dugu horretan

arreta horrek oinarri izango ditu ikastetxearen egoerari eta beharrei buruzko diagnostikoa prestatzeko aholkularitza espezializatua prestakuntza prozesuak eta diagnostiko horretatik abiatuta dagozkion neurrien plangintza eta garapena barne hartuko du halaber hartzen diren neurrien jarraipena ikastetxeekin lankidetzan aritzeko

azkenik gehitu beharra dago plan hau integratuta lotuta eta osatuta dagoela hezkuntza sailak bultzatzen dituen programa eta jardun guztiekin lehen aipatu ditudanak

gure ikasleen prestakuntza integrala dela sinetsita eta era berean esparru horretan elkarrekin bizitzeko gaitasunak funtsezko egitekoa duela sinetsita eskola elkarte osoaren eta orohar gizartearen inplikazioa izatea espero dugu eta eskatzen dugu

euskal herriko unibertsitateko ireki kanpainari buruz barrio jauna

langileak ikasleak irakasleak ezin dira fakultatera beldurrez joan onartezina da gertatzen ari dena unibertsitatean ekintza horietatik oso urruti dauden baloreak lantzen ari dira

ireki kanpainaren inguruan egindako galderari dagokionez jaso ahal izan dudan informazioaren arabera erantzun behar dizut kanpaina hori itxura batean

hogeita hamaika lagun anonimok osatutako ekimenetik abiatu dela talde horrek laguntza plataforma bat sortu zuen bi mila hamaseiko urriaren hamabostean

bere ekimena komunikabideetako hemeroteken eta zenbait plataforma digitalen bitartez egiaztatu ahal izan dudanez beraz euskal herriko unibertsitatearekin

eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

informazio berezirik talde horren inguruan ezagutzen dugun informazio publikoaren arabera presoak hurbiltzea bilatzen dute

kasu honetan upv ehuko langileen artean bilatzen dute atxikimendua zuzentzen dudan sailak egiaztatu ahal izan du lab sindikatuak upv ehuko langileen banaketa zerrendara mezu bat bidali zuela

bere posta elektronikoko kontuaren bidez beraz ekimen hori sindikatu baten ekintza da unibertsitatearen ohiko kudeaketarekin zerikusirik ez duena

unibertsitatetik kanpoko laguntza plataforma batetik abiatzen da ekimena

baten bitartez lab sindikatua bideratzen da bestalde plataforma horrekiko atxikimendua borondatezkoa da ez da zuk esaten duzun bezala baina

osasuneko sailburuari egina urdulizko ospitaleko esternalizazioen lizitazio ezerezteari buruz uria jauna zurea da hitza

bakartxo tejeria andrea sailburuak

presidente anderea legebiltzarkideok uria jauna eguerdi on guztioi

galdetzen didazu erantzuna argia da osakidetzan azken hamarkadetan garatu dugun kudeaketa eredua defendatzeko eta

zerbitzu guztiak martxan jartzeko gure esku dagoen guztia egiten jarraituko dugu señor uria el gobierno no comete

este verano eskerrik asko uria jauna darpón jauna zurea da hitza

mendaro bidasoa arrasate

auoko obren exekuzioko atzerapenari buruz

eskerrik asko presidente anderea sailburuok

en el hospital universitario de álava eskerrik asko garrido anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

huaren azpiegitura bai noski eta ez da nik

baizik eta orain arte egindako guztiak horrela erakusten duelako gertatzen dena da horrelako azpiegitura garrantzitsu bat ez dela egun bitan eraikitzen ezta bi hilabeteetan

hor daude datu zehatz eta objektiboak hor daude azken urteetan arabako osasun sistema hobetzeko egin den inbertsioa hobekuntza

arabako osasun sistema hobetzeko eta oraindik ibilbide luzea bada ere aurrera goaz arabar guztiek behar eta merezi duten ospitalea eraikitzeko bidean legealdi honetan ospitalea errealitate

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina enplegu publikoan iruzurrean oinarritutako kontratazio eredua
ezabatzeari buruz ubera anderea zurea da hitza mahaiburu anderea

egun on komunikabideen bidez jakin genuen zure sailak

eremu pribatuko kontratuetan lanaldi partzialak ikertuko dituela iruzurrak topatzeko hala ere jakin dugu

orain dela astebete edo irten zen ere horretarako telefono zenbaki bat irekiko duzuela

azken notizia honek nahasmena sortu digu

ea benetan egingo duzuena egiazko ikerketa bat izango den departamentuak berak egingo duena edo herritarrek

departamentuaren lana ez dakit gero argituko diguzun zalantza hori badirudi hasiera batean behintzat departamentuak prekarietatea agerian utzi nahi duela eta

badirudi diogu esan dudan bezala ez dakigulako azkenean zertan geratuko den zuen departamentuko ikerketa zeren

eta e postarena azkenean orain arte dator berrestera orain arte egiten dena eta orain arte ere herritarrek langileek badaukate aukera iruzurren bat ikusten baldin badute arazoren bat ikusten baldin badute beraien eskubideak urratzen direla ikusten baldin badute badaude bideak ikuskaritzaren bidez osalanen bidez guzti hori argitzeko beraz zehazki ez dakigu zure departamentuak zertaz ari den hitz egiten azkeneko hori izango balitz azkenean iruzurra egingo lukeena eta herritarrak engainatuko lukeena zure departamentua izango litzatekeelako baina beno argituko diguzu

egiazki zure departamentuak lan eta justizia sailak prekarietatea sortzen duten iruzurrean oinarritutako kontratuak ikertu nahi baldin

ekimena txalotzekoa iruditzen zaigu ekimen positiboa

iruditzen zaigu baina jakin nahi duguna da gobernua bera patronala eta nagusi eta arduraduna den eremuan administrazio publikoko enplegu publikoan

ea prest dagoen eremu pribatuko jokabide bera eremu publikoan ere jokabide bera izateko eta eremu publikoan iruzurrean oinarrituta dagoen kontratazio eredua aldatzeko

europako sententzia bat ere hor dago berretsi du momentu honetan hemen administrazio publikoan eremu publikoan kontratazioan zer gertatzen den eta belarrietatik tiratu du gobernu hau ere

jakin nahiko genukeena ere ea eremu pribatuan hartu duzuen ekimen hori ere eremu publikoan hartzeko prest

administrazio publikoan zer gertatu den bereziki osakidetzan eta hezkuntza ere hor dago ikusi dugu

areagotu egin direla izugarri ikusi dugu lanpostu bati loturik gabeko kontratuak egiten direla kontratu horiek pilatzen direla

horretaz ikusi dugu behin behinekotasunean sakondu dela eta emango dizkizut datu batzuk

ez dute kointziditzen hilabetean nomina gehiago ditugu pertsonak baino erraz aurkitu genitzake makina bat langile hilabetean bakarrik bederatzi kontratu edo gehiago dituztenak

lanaldi partzialak bikoiztu egin dira eta jardunaldi osoen kontratazioak ehuneko hamabian murriztu dira

kanguru kontratuak gero ere aztertzeko azpi kontratazioa

eratara eta ze baldintzetan eskaintzen diren eta hor ikustea besterik ez administrazio publikotik eremu pribatura zer nolako kontratuak zer nolako lan baldintzak eskaintzen diren

ekonomikoan eta eskaintza teknikoan jarritako irizpideekin administrazio publikoa sustatzen ari da

da adibide bezala bilboko egoitzan bi mila hamabostean ebentualek

lan jardunaldia egin zituzten eta luze jarraitu

ehuneko hirurogeita zazpiak bost egun edo gutxiagoko iraupenarekin lan egin zuten

horrelako datuak aurkitzen ditugu etengabe administrazio publikoan beraz ikusten dugu jaurlaritzak bere etxean etxe barruan badituela etxeko lanak badaukala

sustatu eta bermatzeko horregatik san josé andrea jakin nahi duguna da zer nolako ekimena hartuko duen gobernuak

ezabatzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera

pero luego no veo ninguna actitud ejemplar eta hemen administrazio publikoa eredu izan behar da ezin dena izan da administrazio publikoa etxean otso eta kalean uso

bera patronala den eremuan prekarietatea eta iruzurra sustatzen baditu bere kontratazioetan zeren esan didazu zuek nahi duzuela eremu ahulenetan eragitea

egin duzuena da eremu indartsua zena arautua zena negoziazioa zegoena

desarautu etengabe ez dago negoziaziorik ez dago mahairik ez dago elkarrizketarik

orduan zuek administrazio publikoa sistema publikoa ahuldu egin duzue eta oso eremu prekarioa bilakatu duzue zuek

beraz oso ondo dago eremu pribatura begirako politikak bideratzea baina lehenengo etxetik hasi beharko zarete etxetik hasi beharko zarete eta gero oso kuriosoa da aitzakiak bilatzen dituzue

hitz egiten ari garenean administrazio publikoaz sistema publikoaz enplegu publikoaz beti pilotak kanpora edo hori mahai orokorrean egin behar da sektoreetako mahaietan egin behar da tasa erreposizioa

eta ezin izan dugu egin ezer baina orain lan eskaintza publikoak egingo ditugu

baina begira lan eskaintza publikoez gain administrazio honek dituen kontratuak ere ez daukatenak zerikusirik eta ez dauka inolako interferentziarik egin gabe erresposizio tasa edo eta

zer egin du jardunaldi osoak bilakatu ditu jardunaldi partzialetan zer egin du jardunaldi partzial horiek prekarizatu

kodigo plaza bati ez lotu zergatik lan pilaketak lotzeko beste lan batzuk egiteko lanpostu horri ez zegozkionak abar eta abar eta nork ordaintzen ditu ba gizarteko sektorerik ahulenak emakumeak eta joaten baldin bagara

operarioak erizain laguntzaileak sukaldariak

ere orduan hemen aitzaki gutxiago

gaude entzuteaz dena erreposizio tasen

hori konponduko dela edo konpondu behar dela mahai orokorrean baina barkatu mahai orokorrean

berak legebiltzarreko mandatuak betetzen dituela batzuetan

aurpegia daukazue eta egiten ari zaretena da sistema publiko guztia

desarautu prekarizatu eta hori da azken urteetan egin duzuena eta iruditzen zaigu aitzakiak alboratu egin behar direla eta errepikatzen dut oso ekimen

baina patronala arduradun nagusi zareten esparruan ere ekimena hartu behar duzue bestela ez daukazue sinesgarritasunik ze momentu honetan

handiagoa dago eta zer egin beharko zenukete ba zuk esan dozun bezala hacerlo ejemplar kanpaina gutxiago

eta egin politikak bideratu eta politika horiek bideratzeko neurri batzuk behintzat hartu daitezke

hartu kontratu eredu prekarioak ezabatu

alboratu eskaintzen diren kontratuak lanpostuei loturiko

izatea jardunaldi osoko kontratuak sustatzea eta

kontrakoa egitea egin dezakezue zerbitzuak kanporatzen dituzuenean klausula sozialak txertatu egin dezakezue kontziliazio
politikak eta lana banatzeko politikak bideratu eskerrik asko ubera andrea